egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako

aranguren euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina gobernantza eta berrikuntza publikoko

larrauri andrea zurea da hitza eskerrik asko

erkoreka jauna gaur galdetu nahi dizugu eusko jaurlaritzaren ekintzei buruz gobernantza eta berrikuntza publikoaren alorrean

y posterior remisión a este parlamento horregatik plan hau izango bada datozen hiru urteotako eusko jaurlaritzaren lanaren

zeintzuk diren plan honen ardatz estrategikoak eta aldez aurretik emango diguzun erantzuna eskertzen dizut eskerrik asko
eskerrik asko larrauri andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

larrauri andrea bere elaborazio prozesuaren azken txanpan dagoen gobernantza eta berrikuntza publikoaren plana joan den legealdian onartu kudeatu eta ebaluatu genuen berrikuntza publikoaren planaren jarraitzailea da jarraitzaile zuzena

jaurlaritzaren programan jasotako hiru punturi bidea ematera dator hain zuzen ere hiru puntu hauei bat gardentasunean eraginkortasunean

bi planifikazioa eta ebaluazioa bultzatzea gobernu eta administrazio onaren

parte hartzea sustatzea herritarrekin solaskidetzan arazoak batera aztertu eta irtenbideak partekatzeko gure planteamenduak gobernantza onaren arloan mundu mailan aitzindariak diren erakunde eta elkarteekin sintonian egon dira orain arte eta hemendik ere horrela izango da

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera unai
urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

egun on guztioi arriola jauna aste honetan urkullu lehendakaria herri honen errealitate nazionala aitortu

zuek bere gobernuko kide izanik baina aldi berean ehun eta berrogeita hamabostaren bultzatzaile nagusienetakoa izanik alegia kataluniako autonomia indargabetzearen erantzule gobernu oso baten espetxeratzearen erantzule

dezake psek une honetan hemen ere

eta estatus politikoaz eztabaidatu behar dugun unean zuek gure aburuz jada jarri dizkiozue mugak eztabaidari

eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

eskatzen dizuegu bakarrik alderdi sozialistari ardura instituzionala

ezin da instituzionalki herri bat ordezkatu eta politikoki

gehiengoz diotenaren kontra aritu etikoki zuzena ez delako baina politikoki bideraezina delako

eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera

euskadiko autonomia erkidegoko bi mila hemezortziko ekitaldirako aurrekontu orokorretan hezkuntza arloan dagoen inbertsioari buruz macazaga anderea zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

horrelaxe da pedro azpiazu sailburuak joan den urriaren hogeita lauan jakinarazi zuen moduan bi mila hemezortziko ekitaldiko euskal autonomia erkidegoko

eusko jaurlaritzak orain arte izan duen aurrekonturik handiena

urtearen lehenengo seihilekoan ehuneko bi koma zortzi inguru hazi da hain justu ere epe horretan

urterako aurrekontu proiektuak erabateko koherentzia du zerga antolamenduko eta aldeko testuinguru ekonomikoarekin era berean pertsonen oinarrizko premiak asetzen direla bermatzeko

helburu bikoitzari erantzuten dio gure gobernuak hori da gizarte babeseko euskal eredua señora macazaga

egia da gaur egindako galdera datu kuantitatibora soilik mugatu dela hau da gobernu honek historiako aurrekontu handienaren barruan

eta datu hori guretzat oso kezkagarria bada ere ondo dakigu larriena ez dela euskadiko etorkizunean inbertitu ez diren

lehenengo eta behin gure ustetan aurrekontu mezuak defendatzeko aukera eta kokagune aproposa datorren astean horretarako aurreikusita dagoen agerraldian izango dugu

baina bai gustatuko litzaidake zertzelada batzuk ematea batez ere zuk aipatu duzunagatik datorren urterako aurrekontu proiektuak berriro bermatzen du hezkuntza arloan inbertsio igoera oraingo honetan berrogeita hamaika koma lau milioiko gehikuntza izango du gure sailaren aurrekontuak guztira aurrekontu osoaren zenbatekoa bi mila zazpiehun eta hamasei koma zortzi milioi eurokoa da ehuneko bat koma bederatzi handiagoa

hain zuzen ere gure irakasleen soldata igoerari eta baita

ikastetxeen ekipamenduetarako diru ekarpena igotzeko proposamena dugu baita ere ikastetxean azpiegiturak hobetzeko diru ekarpena ere

kopuru gehigarriak beharrezkoa den digitalizazioan aurrerapausoak emateko garrantzitsua da ere beketan egingo dugun esfortzua hauek ahalik eta lasterren ordaintze aldera

ondo aztertu aurrekontua mesedez baina lehen esan dizudan bezala ez dut uste gaur dela eguna zehaztapen guztiak emateko eta espero dut
datorren astean argi geratzea hezkuntzaren alde egiten dugun esfortzua eta apustua eskerrik asko uriarte
andrea gai zerrendako laugarren puntua galdera gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

eta eskubide sozialen europako zutabeari buruz sánchez andrea zurea da hitza

europeo de derechos sociales eskerrik asko sánchez andrea san josé andrea zurea da hitza

mila esker presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

san josé andrea gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina delegazio instituzional batek quebec era bidaia egiteari buruz alonso
jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina

egun on mahaiburu andrea egun on legebiltzarkideok egun on erkoreka jauna

gaur zuri zuzentzen natzaizu baina jakina gaurkoa ez da

eta gaurkoa ez da nik uste dut ezta euskal herria bildu eta jaurlaritzaren artekoa ere

sekula baino gehiago da guk ordezkatzen ditugun milaka lagunak eta zuok ordezkatzen dituzuen milaka lagunen artekoa da gaur herriaren zati batek herriaren beste zatiari

zer egin behar dugu kataluniarekin herri bezala jokatuko dugu behingoagatik denok bat eginda aitortuko dugu kataluniako errepublika hori da gaur hemen guk galdetzen duguna legebiltzar honetan ez dakit zelan bizi izan duzun zuk

larruan ipini baina ariketa bat egiteko eskatuko dizut eskatuko dizut bat batean pentsatzeko katalunia esanda zer

gatozen bat zein irudi datorkizun burura

niri neu azkena etortzen zaidan da atzokoa

consellerrak edo zuek bezala sailburuak zirena hots artean guardia zibilen furgonetan

imajinatzen duzu zu zu zeu hemen beste sailburuak horrelako trantzean buzo zuria jantzita sotoko kartzelan

eta hor junkeras romeva turull kontseilariak euren lehen gaua pasatu dute gaur kartzelan eta atzera begiratzen badut beste irudi batzuk etortzen zaizkit guerra etortzen zait burura guerra hauena alfonso eta gogoratzen dut irudi hori

egiten gero beste hainbat flash jendea botoa eman guran polizia kolpeka hautestontzia lurretik botoak lurretik

irudi horien artean ikusten dut jende heldua nagusia pozik harroa botoa eman guran esteladak

horiak jendea batuta kalean gobernuko kideak denak batera denak munduaren aurrean denak batera

eta pantaila batetik ikusi izan ditut nik irudi horiek

kataluniara joateko baina zorionez katalanak bai etorri dira eurak gurera bizitzen hari direna kontatzera

antolatuta bilbon egin zuen mahai ingurua joseba egibarrek ere ondo gogoratuko du berak ere parte hartu baitzuen bertan maialen iriartek ere bai

eta jordi sánchez etorri ziren eta haren ostean elkarrekin bazkaldu genuen denok

bera kartzelan dagoena ideiak defenditzearren herritarrek eskatutako ideiak defenditzearren

la respuesta orain zoritzarrez kataluniak jakingo dut zer den kartzelaren kultura zer den

aita ama nagusiak hartu eta kilometroak eta kilometroak egitea zuk maite dituzun horiek ikusteko

eta guk herri bezala zer egin behar dugu

bai ala ez kataluniako errepublika aitortuko dugu bai ala ez edo bestaldera begiratuko dugu qué va a hacer este gobierno señor erkoreka

hori da errepublika aitortzea eduki dezakegu beharbada sentsazioa guk barreratik ikusten ari garela

gertatzen ari dena baina inork uste al du katalunian espainiako estatua gailentzen bada ez gaituela horrek

aurkako erasorik handienak ez gaituela harrapatuko ez dut uste hau ez da

egingo dugun ala ez erabaki behar du herri honek orain da momentua gu

eta gaur ez dugu alderdi bezala berba egiten gaur herri bezala egiten dugu berba eta erkoreka jauna gu eskuzabal izateko prest gaude

eskuak zabalik ditugu bai zabalik ditugu entzun ondo erkoreka jauna esku zabal

eskerrik asko legebiltzar buru andrea agirre andrea en cataluña

kataluniako parlamentuak kataluniako errepublika independentea aldarrikatu duela eta ustezko egitate horretan gainera

eta hortik abiatuta egiten duzu galdetzen diozu gero

errepublika independentearekiko nik hainbat aldiz irakurri dut kataluniako parlamentuak urriaren hogeita zazpian egindako aldarrikapena procés constituent izeneko aldarrikapenaz hari naiz

zentrala edo garrantzitsuena eta nik zinez aitortu beharra daukat hemen nire kontuak ez datozela bat zure kontuekin

ez naiz dokumentuaren hitzaurreaz ari balio juridikoa daukan dokumentuaren zatiaz baino

baina ez du esaten esaten ez duena agian kamara honetan norbaitek nahiago izango zuen beste gauza bat esatea baina horrek ez ditu

eta egia da adierazpen horrek aldarrikapen horrek beste gauza bat ere esan zezakeen bai baina esaten duena esaten du eta ez du esaten esaten ez duena galdera da norbaitek galdetu dezake testu

gaizki idatzi zuten idatzi beharrekoa nik ez dut uste nik uste dut idatzi nahi zutena idatzi zutela eta idatzi ez zutena ez zutela idatzi nahi eta ezer idatzi ez bazuten ez zutelako nahi dela

seguruenik hau ez da nire irizpide bakarra seguruenik egun hauetan auzitegien aurrean

nik ez dakit zuk edo beste edozeinek legebiltzar honetan

kritikatuko dituen bertako legebiltzarkideak gauzak

nik errespetatu egiten ditut izan ere kataluniako erakundeek hartzen dituzten erabakiei nire ustez errespetua zor zaielako

norberak egingo lukeena izan zein ez izan hori guztia hitzei dagozkionez eta

ekintzei arreta eskaini ezkero momentu honetan begi bistakoa da une honetan kataluniako agenda politikoan ez naiz agenda judizialaz momentu honetan hitz egin dut lehen horri buruz kataluniako agenda politikoan zerbait garrantzitsua badago abenduaren hogeita bateko hauteskundeak direla

autonomikoak baino ez dira kataluniako parlamentuak urriaren hogeita zazpian egindako adierazpen hartan aipatzen diren hauteskunde konstituienteak ez

hauteskunde autonomikoak baino nik momentu honetan kataluniako alderdi guztiak ikusten ditut

parte hartzeko prest eta horretarako eman behar diren urratsak ematen pdecat k argi utzi du hauteskunde horietan parte hartzeko asmo

hasita daude dagoeneko eta norbaitek eskaini du dagoeneko bere burua zerrenda burua izateko erck ere berdin bere bozeramaileak argi asko adierazi zuen joan del astelehenean

hauteskundeetan parte hartzeko zerrenda bakarra osatzeko eta zerrenda horretan espetxean dauden jordi cuixart eta jordi sánchez sartzeko eskatu diete pdecat eta ercri orain seguruenik

kataluniari begiratuz momentu honetan hauteskundeen inguruko solasa da aktore politikoen estrategietan erratuta dabiltza denak oker dabiltza denak beste modu batera jokatu beharko lukete

ez lukete hauteskunde horietan parterik hartu behar iruzurrezko hauteskundeak direlako

ez nuke horrelakorik esango eta ni ez nintzateke ausartuko orain kataluniako inori kataluniako inongo aktore politikori aholkurik ematen arlo honetan

errespetatu egin ditut orain arte errespetatu egiten ditut orain eta egingo ditut baita ere euren erabakiak kataluniako kontuetan

eurei dagokielako protagonismoa eta gaur gaurkoz protagonismoa arlo politikoan agenda politikoari dagokionez behintzat bide honetatik abiatzen dago agenda judizialaz hitz egin dut eta nire iritzia laburbildu dut

errespetuarena da bertako aktore politikoak hartzen dituzten

errespetua ez dakit zurea zein den zure jarrera gauzak gaizki egiten ari direla esango diezu urriaren hogeita zazpiko aldarrikapen hori gaizki egin zutela esango diozu beste era batera erredaktatu behar zutela esaldi hori esango diezu nik ez

nik errespetatu egingo ditut euren erabakiak eta jaurlaritzari buruz hitz egiten duzunez

errespetatu egingo ditu bertan hartzen dituzten erabakiak eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna agirre andrea zurea da hitza

eskerrik asko erkoreka jauna azalpen juridiko guzti horiengatik baina ez dakit zuk ordezkatzen duzun herri zatiak eta guk

momentu honetan politikaria behar dugu eta politika egin behar da errespetua ondo da baina uste dugu errespetua ez dela nahikoa horregatik eskatzen dugu aitortza porque reconocer no es dar

herri bat garela eta hori ikusten ari gara gure herrietan ikusi dugu villabonan

herri hau eskatzen ari dena guk ordezkatzen ditugun herritarrak zuek ordezkatzen dituzuenak

bai baina gure herriari ere bai guk ere errespetua merezi dugu horregatik orain da zirt

kataluniako errepublika aitortzeko momentua da eta badakigu denok zertaz ari garen

trikimailu juridikoetan badakigu denok zertaz

eskatzen ari garena hori da eskaintzen ari garena ere bai gure eskuzabaltasuna eskaintzen ari gara behingoagatik jokatu dezagun herri bezala herri bat gara gure ezberdintasunekin alde handia dago eta egongo da eta

batuta daude eta hori da hemen behar duguna

eskuzabal jokatuko dugu entzun ondo eskuzabal baina mesedez behingoagatik izan gaitezen herri besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea trikimailu juridikoetaz hitz egiten didazu baina es que zuk hemen eskatzen duzuna da besteak beste
egintza juridiko bat egitea eta ondorio juridikoak dituen

eta urrats juridikoak bata bestearen atzetik eman ahal izateko argi jakin behar da aldez aurretik zer dagoen eta zeri buruz

egiten dugun nik esan dizudana da nire irakurketaren arabera ez dela gertatu zuk esaten duzuna zuk egin duzun baieztapena kasualitatea izango da seguruenik baina zuk emantzat ematen duzuna lamelak berak esaten duena da horretan bat egiten duzu berarekin lamelak esaten du

eta juridikoki zorrotz jokatzea garrantzitsua den ala ez den arlo honetan eta zuk esaten duzuna zuk egiten duzun irakurketa honekin bat dator

nire irakurketaren arabera honetarako oinarririk ez dagoela gaur gaurkoz behintzat ez dagoela honetarako oinarririk beste gauza bat da zuk

bat ez egotea eta zuk nahiago izatea kataluniako parlamentua beste adierazpen bat beste termino batzuetan egin izan balu baina ez du egin eta nahikari daukat gainera esan zutena eta jarri zutena

bere ondorio juridiko eta politiko guztiekin beraz

ez eman segurutzat hori edo beste gertatu zela eta hortik ondorioak atera

eta ez elikatu irakurketa juridiko eta politikoak agian agian baten baino gehiagoren kontra bueltatu daitezkeenak

irakurketa batek baino gehiagok erabiliko duela egun hauetan katalunian eta madrilen baita ere auzitegien aurrean beraz

erantzukizunez jokatu dezagun guztiok erantzukizunez jokatu dezagun guztiok

gure planteamendua eta gobernuaren jarrera zein den geroari buruz

berak esaten zuen orain arte bezalaxe eta orain arte baino indar gehiagorekin behar baldin bada baieztatu behar dela elkarrizketaren eta negoziaketaren bidea

eta akordioa lortzeko borondatearekin eta horretarako foroak jarrita daude gizartean ez ezik baita ere legebiltzar honetan nik

hemendik zein hemendik kanpo nahi dituzten ekimenak planteatzeko baina

plenora ekartzean joera hau ponentzia berezia daukaten gai guztiak

oso garrantzitsutzat jotzen dut batez ere zuk herriaz erabiltzen duzun kontzeptuaren inguruan

eta herriaren izenean aldez aurretik jakiten denean herri osoa ez dutela

horrek bere arriskuak dauzka eta bere ondorioak ditu gizarte kohesioaren ikuspuntutik eta baita ere herriaren beraren biabilitatearen edo

kontuz ibili gaitezen horrekin herria herria da eta hemen

hitz egiteko eskubidea beharrezkoa da adostasuna beharrezkoa da aitortzea gizarte anitz batean bizi garela ikuspuntu diferenteak dituen gizarte batetan eta

diferenteak dituen gizarte batetan eta ahalegin aproposa berezia egin behar dugu hemen horien guztien arteko

eta legebiltzar honek horretarako hain zuzen ere sortuta dauka ponentzia bat eta ponentzia horrek ahalegin berezia egin beharko luke gure

ahalik eta zabalena eta integratzaileena izango den akordio bat lortu ahal izateko

gai zerrendako zazpigarren puntua galdera tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina

ez da dibertsitate funtzionala duten pertsonen ardura bakarrik gizartea osoaren

y de los compromisos del gobierno besterik ez mila esker eskerrik asko guanche anderea arriola anderea zurea da hitza

enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina arreta goiztiarrari buruz

gaur berriro alderdi popularrak interesgarria den gai bat ekartzen du pleno honetara

eskerrik asko artolazabal andrea garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea artolazabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko sailburu andrea artolazabal andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera javier ruiz de arbulo cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina

y que el apoyo de todos será fundamental para lograrlo mila esker eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamargarren puntua galdera nerea llanos gómez
euskal talde popularreko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina enplegu zentro berezien erregistroa sortzeari buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea llanos andrea zurea da hitza

josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza

buruz becerra jauna zurea da hitza egun on guztiok buenos días señor consejero

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera julen bollain urbieta elkarrekin podemos taldeko legebiltzakideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina ogasun eta ekonomiako sailburuak sozietate zergaren gainean dituen asmoei buruz bollain jauna zurea da hitza

egun on guztioi egun on sailburua legebiltzarkideok azpiazu jauna

presentados ayer en las juntas generales eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

egun on presidente andrea legebiltzarkideak

guk zerga saihestea eta zerga ihesa ekiditeko neurriak eskaintzen ditugu europako gainerako zerga sistema modernoekin bat eginez

de medidas posibles y reales neurri posible eta errealak eskerrik asko azpiazu jauna bollain jauna zurea da hitza

de parroquia eskerrik asko bollain jauna azpiazu jauna zurea da hitza

sailburu jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera

muskizeko ikastolako menuaren kalitatearen inguruan lopez de arroyabe anderea zurea da hitza

egun on uriarte anderea azken bi asteetan egunkarietan ikusi dugu

oso kezkagarria benetan baina hori ez da arazo bakarra eta ikastetxe bakarra ere ez hori ere badakigu kalitate arazoa sortu da eta oraingoan gutxienez publiko egin da baina gu ez gara hor geldituko familiek

gaur eguneko eskola jantokietako eredua jaurlaritzak badu bere erantzukizuna eta gaur erantzun zuzen bat eta benetako konpromisoa entzun nahi dugu

legebiltzarreko presidente andrea lopez de arroyabe andrea hezkuntza saila erabat konprometituta dago eskola jangela zerbitzuarekin

alde batetik gure haurrei arreta eskaintzea segurtasuneko eta osasuneko bermeekin

alde horretatik gure ahalegin guztiek helburu hori dute horregatik muskizen sortutako egoeraren aurrean berehala hasi gara lanean gertatutakoa aztertzeko ikastola horretan ohartarazitako

protokoloak eskatzen duen moduan enpresa horrek finkatutako ikerketa egin zuen eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri zituen enpresak

zerbitzatzen direla gure eskola publikoetan eta ez dela gorabehera aipagarririk gertatzen

eta kalitatezko zerbitzua eskaintzen dela adierazi behar dugu eskerrik asko sailburu andrea uriarte andrea lopez de arroyabe andrea zurea da hitza

en la escuela eta lehen esan dudan bezala bat elikadura eta tokiko nekazaritza estrategikoak dira jantokietako ereduan bi jantokia hezkuntzaren esparru garrantzitsuenetarikoa da eta aukerak aprobetxatu behar ditugu

eskerrik asko lopez de arroyabe anderea uriarte anderea zurea da hitza

enpresek kontratua burutzean derrigorrez bete beharko dituzte baldintza eta betekizun horiek

con el fin de fomentar una alimentación saludable menuen kalitatearen gainean kexak aurkeztu izanak kezkagarri da bai

honek kasurako kontratatutako laguntza teknikoaren bitartez platerak egunero aztertzen ditu hau da azterketa zorrotza egiten da menuen kontratazio agirietan zehaztutako nutrizio politika bete behar dutelako menu horrek higiene osasun eta nutrizio bermeak izango dute zuzenduta dagoen adin taldearen beharretara egokitzeko

hezkuntza sailak daukan interes handiena gure jangelak higiene eta

eta horrela da gure ikasleen osasunari buruz hitz egiten ari garelako eta beraz ezin dugulako horretan baliabiderik murriztu

eh bildu taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina ertzainez gain gainerako herritarrei euskara doan ikasteko eskubidea bermatzeari buruz

eskerrik asko zupiria jauna komunikabideen bidez iritsi zaiguna ez dakigu

edo ez den baina horrela bada txalotzekoa zupiria jauna eta doakizu zorionak horrela bada ere orain arte euskara ikasteko

dituzuen irizpideak aldatu dituzue eta pozten gara zalantzarik gabe aurrerapausoa emateko baldintza ezinhobea baina ez zaizue iruditzen herritarren artean desberdintasunak egitea itsusia dela zergatik

ekarpen ekonomikorik egin gabe ikas dezakete eta osakidetza

arabera guztiek ahal dute dohainik ikasi

eta bai ertzainek ere beraz komunikabideetan agertutakoa publizitate soila izan da

egon den irizpide hau gobernuak ez du bete eta aipatu ditudan funtzionarioak lehenengo ekarpena egiten dute eta gero itzultzen zaie ez dakit argituko diguzun hala ere iragarritakoa hala izango delakoan urrats kualitatiboa horrela

ea lortzen dugun ertzaintza euskalduntzea ordea gure gizartea soilik ertzainek ez dutelako osatzen eta

ere gizarte ez genukeelako euskaldunduko

bermatuko zaie herritar guztiei euskara doan

bermaturiko aukera eta eskubide berdinetan eskerrik asko ubera andrea zupiria jauna zurea da hitza

ubera andrea uste dut eusko jaurlaritzaren

euskararik ez dakiten edo euskara maila hobetu nahi duten herritar guztiei

denon artean helburu hori betetzea posible egin dezagun eta horretan ari gara eusko jaurlaritza foru aldundiak eta euskal autonomi erkidegoko udalak eta datorren astean aurrekontuen aurkezpenean hitz egingo dugu gehiago horretaz ertzaintzari dagokionez ezin dugu ahaztu ertzainak herritarrak izateaz gainera

euskal administrazioaren langileak direla eta zentzu horretan uste dugu eusko jaurlaritza behartuta dagoela ertzainen euskalduntzea bultzatuko duten neurri bereziak
hartzera eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna ubera andrea zurea da hitza

erantzun ados nago eta gainera horrela da zuen betebeharra da herritarrak euskalduntzeko baita ertzainak ere herritarrak

jartzea aukerak ematea eta zentzu horretan zoriontzen zaitugu eta txalotzekoa iruditzen zaigu abian jarri duzuen ekimena

iruditzen zaigu ere urrats hori gainerako herritarrei zabaldu behar zaiela guztiei funtzionarioa izan edo funtzionarioa ez izan

badakizu eztabaidagai daukagula legegintzaldi honetan eta legegintzaldi honen helburua izan beharko litzatekeela euskara ikasteko doakotasuna ezartzea badakizu dagoeneko eztabaidagai izan dugu eh bilduren ekimenez doakotasunaren inguruko irizpideei buruz

honetan hor desberdintasunak desadostasunak ditugu baina justu ertzainekin komunikabideetan agertu dena eh bilduk bultzatzen dituen irizpideen ildoan dator eta hor zuek irizpide aldaketa bat egin duzue oso ondo ongi etorria baina erantzuidazu mesedez erantzuidazu noiz zabalduko zaie gainerako herritarrei

aukera eta eskubide berberak ertzainekin egin den bezala edo bestela komunikabideetan agertu dena publizitate soila izan da eskertuko nizuke
bigarren txanda honetan mesedez argitzea eskerrik asko ubera andrea zupiria jauna zurea da hitza

presidente andrea ubera andrea nik uste dut zure galderak ertzainekin baduela zerikusia eta orduan benetan eskertzen dizut bi mila hamazazpi eta bi mila hemezortzi

kanpoko euskara ikastaroak bideratzeko segurtasun sailak eta kultura sailak sinatu dugun hitzarmenaren berri hemen emateko

aukera akordio hori gaur argitaratu da euskal herriko agintaritza aldizkaritzan ertzaintzaren hastapenetatik

izan dira beti euskara ikas dezaten eta harrezkero eta tartean adibidez zornotzako barnetegian lehen ikasleak ertzainak izan ziren laurogeieko hamarkadan harrezkero laguntza bereziak izan dira beti eta uste dut aurrerantzean ere beharko direla eta horiek bete beharrarazi beharko genituzkeela barne sailarekin bezala

hitzarmen bereziak ditu baita ere ivapekin osakidetzarekin justizia sailarekin iralerekin ejierekin eta lanbiderekin eta denek dute helburu bera

hitzarmenaren helburua beraz ertzainak euskalduntzeko urte guzti hauetan izan diren laguntzei jarraipena ematea da lanorduz kanpo euskara ikas dezaten eta beraien euskararen ezagutza maila hobetu dezaten hitzarmen hau egitea eta sinatzea segurtasun sailaren ekimena izan da eta hitzarmen honen bitartez segurtasun sailak haberen esku utzi du orain arte ez bezala era batera edo beste era batera egiten zena orain arte

eta baita ikasleen jarraipena egitearena ere izan ere ertzainen kasuan ere beharrezkoa ikusten dugu errendimenduaren jarraipena egitea ebaluazioa

lan orduz kanpoko euskara ikasle izango diren ertzainen diru laguntzak eta hauek jasoko dituzten diru laguntza hauek baldintza batzuk bete beharko dituzte eta hauek zerikusia dute asistentziarekin eta errendimenduarekin

betebehar hauen jarraipena egiteaz beraz sistema osoari koherentzia bat emanez jokatu nahi dugu uste dut hitzarmen honen bitartez barne sailak pausu berri bat ematen duela bai laurogeita hemezortziko dekretuan arautu zuen

eta baita ere bi mila hamabiko dekretuak eman zion bultzadaren bidean eta jaurlaritzaren borondatea da ertzaintzaren euskalduntzean aurrerapausoak ematen jarraitzea

segurtasun sailburuak legebiltzar honetan izango duen agerraldia aukera egokia izango da euskararen erabilera normalizatzeko plana

aurrekontuen aurkezpenean izango dugu aukera gehiago doakotasunaren bidean ematen ari garen pausuez hitz egiteko eskerrik asko
eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera jasone agirre garitaonandia

kataluniako egoera politikoaren inguruan dagoen desorekari buruz estarrona jauna zurea da hitza

eguerdi on guztioi gaurkoan zupiria jauna papeleta zaila daukazu zaila benetan nire ustez kataluniako egoera politikoaren inguruan etb bat eta etb biren artean izaten ari den tratamendu informatiboaren desorekaren zergatiaz

eta datuak bertan daude eta oso esanguratsuak dira datu hauek testuinguruari dagokionez inork ezin ukatu azken aldi honetan foku informatiboa katalunian dagoela eta euskal jendartearentzat

bestela nola azaldu bi mila hamazazpian informatiboei dagokionez etbk

baina urrian hau da amaitu berri den hilabetean egoera horri buelta emateaz gain

aldea ateratzea etbk telecincori zazpiehun mila ikusle gehiago urrian albistegietan adierazgarria benetan baina

esker batik bat irailarekin alderatuta ehuneko hemezortziko igoera izan duelako bi mila hamabosteko

etb batek ez du zentzu honetan ekarpen handirik egin zoritxarrez hemengo ikusleek

eta normala da adibidez urriaren batean

erreferendumari aitortu beharra dago baina etb baten

emisioa berrartzeko ia ia gauerdi aldera eta horrek eragina du momentuan baina baita ere eragina du

dagokionean urriaren lauan eta etbk horrela

urriaren hamarean egia da hainbat kritiken ondorioz erreakzioa datorrela

berezia kataluniarekin eta dokumental bat emititzen du berandu baina audientzia datuetan eraginik ez

ia ehuneko hamareko sharea eskuratu bataz bestekoa baino ehuneko bia gorago hasieratik egin den apustuaren islada emaitza hauek

beste datu batzuk non uka ezina den tratamendu informatiboa euskaraz bigarren mailakoa balitz

kataluniako prozesua gune berezira sartuz gero euskaraz bost saio ditugu

a la carta sartuz gero prozesu katalanen hamabost saio hirukoitza

hemen daukagu argazki bat non oso ondo islatzen den ze nolako maila ematen zaion

hau da unitate mugikorra bartzelonan egondakoa egun askotan eta hemen ikusi dezakegu etb biko platoa eta

etb batena gure kide batzuk bertan egon ziren eta busti eta dena egin ziren etb bateko platoan beraz

eta esaterako la sextaren datuak bakarrik ikustea uste dut oso

tartea hartzea eta guztion artean

presidente andrea estarrona jauna saio honetarako idatziz legebiltzarrera pasa zenuten galdera eitbko zuzendaritzara pasatu dut bere horretan haiei dagokie eta eta ez neuri eitbren irizpide informatiboak finkatzea eta aurrera eramatea bertatik jakinarazi zidatenez eitbren urriko administrazio kontseiluan

kataluniako egoerari buruz eitb egiten ari den tratamendu informatiboaren berri eman zuen bai telebistan eta bai irrati eta interneti dagokionez ere bai albistegietan eta bai aktualitate programetan bai euskaraz eta bai gaztelaniaz

irizpide horiek finkatzea eta ezta haien berri ematea ere irizpideak azalduta daude eitbko administrazio kontseiluan eta behar balitz legebiltzarrean ere eskatu ditzakezu eitbren batzordean katalunian gertatzen ari denaz eitb egiten ari den lanari buruzko nire iritzia ezagutu nahi baduzu hala ere ba duela bi aste beste galdera bati erantzunez esandakoa errepikatuko dut uste dut

gertatzen dena zintzotasunez kontatzea eta gure herrian dauden ikuspegi sentsibilitate ikuspegi guztiak kontutan hartuz egitea lan hori uste dut bistan dagoela eitb esfortzu handia egiten ari dela bere euskarri guztietan programa mota ezberdinetan eta bere bi hizkuntzetan katalunian gertatzen ari dena bere ikusle entzule eta jarraitzaileei

eta uste dut gainera eitbko medio bakoitzak dituen ikus entzuleek oniritzia eman diotela

euskarri eta hizkuntza guztietan jakin mina dago eta uste dut eitbk jakin min horri erantzuteko neurriak hartu dituela bai gaztelaniaz
eta bai euskaraz eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna
gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina arkauteko administrazio batzarraren eskaerari

eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazio jose ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak
lan eta justiziako sailburuari egina general electric enpresak ortuellan duen lantegia

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi señor becerra

será puesto en manos de los tribunales correspondientes eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea becerra jauna zurea da hitza

lan eta justiziako sailburuari egina obra publikoetan pairatzen ari diren baldintza eskasei aurre egiteko neurriei buruz ubera andrea zurea da hitza

egia esan zalantza izan genuen interpelazio hau nori egin zeren gobernu honen

konpetentziak nola geratzen ziren baina ikusita san josé andrea zuk ikuskaritza zuk daramazula eta lana zure sailaren izenburua dela lana eta justizia ba erabaki genuen zerorri egitea

lehenengo harria jartzeaz gain hurbildu zaren obra publiko baten batera

bisitatzera jarraipena egitera ikustea besterik ez dago gaur egun obra publikoaren egoera zein den san mamesetik hasi

lizitazioarekin atera zen eta benetan obraren kostua

behera botatzen dira anoeta dugu orain anoetan hirurogeita hamar milioiko obra bat berrogeita hamar milioitan

aht ere abiadura handiko trena ere hortxe dugu lau urtez jarraian oporrik hartu gabe ditugu langileak lanean urtean bostehun eta zazpiehun orduko estrak eginez gero esateko txomin enean ere ba hitzarmena baino ehuneko hirurogei azpitik kobratzen duten

eta gero harritu egingo gara lan istripuak daudelako edota hezkuntzan bertan hainbat ikastetxe egiten ari dira eta zer nolako baldintzetan eta zer nolako obraren kalitatean

hori da daukagun panorama san josé andrea eta gehiago zerrendatu ditzaket

dugu beraz prest zaude prekarietateari eta injustiziari aurre egiteko

zu sostengatzen zaituzten alderdi sozialista eta alderdi jeltzalea baino

zeren orain arte eta aurreko legegintzaldian bereziki ausardia gutxi erakutsi zuten prekarietateari eta injustiziari aurre egiteko

ba aurreko legegintzaldian alderdi sozialistak eta alderdi jeltzaleak

aukera izan zuten obra publikoetan dagoen prekarietateari praktika txarrei bidegabekeriei bidea ixteko kontratazio publikoan ba zenbait klausula txertatzeko

baina zer egin zuten beste aldera begiratu eta herri ekimen legegilea guztiz

egin zuten eta ba momentuz zer daukagun

oso agerikoa den oihana oihana daukagu publikoan orduan galdera da ea legegintzaldi honetan noraino iristeko prest dagoen zure saila gobernu hau obra publikoa kontratazioarekin lotzen dut zeren kontratazio ereduak guztiz baldintzatzen du obra publikoan gertatzen dena guztiz baldintzatzen du langileen lan baldintzetan guztiz baldintzatzen du prekarietatean guztiz baldintzatzen du obra

prekarietatearekin amaitu eta gutxieneko lan baldintza

bermatzeko baina horrek esan nahi du prest baldin bazaude eredu izan behar zarela eredu lizitazioetan prezio politika eredu klausula sozialak txertatuz eredu lan hitzarmena jasotzeaz gain betetzeko jarraipena egitea zeren askotan lan hitzarmenak jasotzen dira baina gero zer egiten da azpikontratazioaren bidez lan orduak

luzatu egiten dira eta nola ikuskaritzarik ez dagoen edo ikuskaritzak beste alde batera begiratzen duen ba lan hitzarmenak ez dira

eredu izan beharko zinateke kalitatezko obrak garatzeko azkenean eredu bestelako politika publiko bat bultzatzeko

ikuskaritza badagoela ikuskapena egiten dela jada komodin horrek

dago langileen ordezkariak egiten dituzten salaketak irabazten dituzten

ez digu balio ere esatea ez dela jaurlaritzaren ardura enpresei dagokiela eta ezin zaretela eremu pribatu horretan sartu jaurlaritzak sustatzen duen

ezartzen duen baldintza ekonomikoarekin ezartzen dituen baldintza teknikoekin jaurlaritza arduradun zuzena da arduradun nagusia eta arduradun determinantea da

adibidez gogoratu gipuzkoan guk geuk egin genuen foru araua lau barra bi mila

dugula indarrean zoritxarrez kamustua hainbat errekurtso jarri

baina zuen gobernuak ere ez duena aplikatzen beraz besoak garbaldu

hartzeko prest zaude san josé andrea zein neurri hartuko ditu sail honek zein neurri hartuko ditu gobernu honek eaeko obra publikoetan pairatzen ari diren baldintza eskasei zuzenak egoki erantzun ahal izateko

en su más integral definición eskerrik asko eskerrik asko san josé anderea

begira eskertzen dizut erantzun didazula izan zara bakarrenetakoa erantzun egin didala ez nik nahi nuen erantzuna baina erantzuna didazu

hor daudela adibide bezala prekarietateari aurre egiteko kanpainak eta negoziazio kolektiborako egin dituzun aldarrikapenak baina nik posizioak ez ditut ezagutu nahi san josé anderea nik ekimenak

baino gehiago ekimenak ikusi nahi ditut zeren ez ditut ikusten

indarrean dagoen legedian esaten duzu

lan hitzarmenak bermatzen dela segurtasuna bermatzen dela osasuna eta obra publikoa kalitatezkoa dela gezurra gezurra lehen galdetu dizut lehenengo harria jartzeaz gain bisitatzen dituzu obrak

gainera ikusi gabe ere pistak ematen dizkizute komunikabideen bidez langileen ordezkariak konprobatu kontrastatu interesatu benetan nahi duzu prekarietateari aurre egitea

ikusten dizuet ausardia gutxi

administrazioen arteko koordinazio batzorde horretan

batzorde horrek ez du funtzionatzen pertsonak babestu nahi dituzue kalitatezko enplegua bultzatu nahi duzue zeren hemen

eta horretarako eredu izan nahi baldin baduzue orain arteko formula orain arteko legediak ez du funtzionatzen ez du bermatzen ez engainatu zuen burua

berpizkunde bat egongo dela obra publikoa areagotuko dela ba orain duzue aukera eta egin behar duzuena da legedia aldatu

ojo araudi eta legedi hori ez da aldatu behar indarrean dagoena legeztatzeko hau da ez dugu egin behar araudi bat lege bat

ze hori egiten ari zarete eta justu kontrakoa egin behar dugu

ez dute balioko eta diru publikoaren kudeaketak

eskatzen du eta eskatzen duena da kudeaketa egoki bat esleitzen diren kontratazioetan obra publikoetan hau da

futbol zelaiak trenak dena delako azpiegiturak hor pertsonak babestu behar ditugu eraikuntza azpiegitura horiek egiten dituzten pertsonak babestu egin behar ditugu zeren azpiegitura horiek ere gero pertsonentzat dira eta eraikuntza hasiera bertatik hasi behar da hori babesten

obra publikoa bideratzerako orduan edo kontratazioak bideratzerako orduan buruan daukaguna ezin da izan kosteak

hori duela buruan eta eske hainbatetan entzuten dugu iruzur fiskalari aurre egin behar zaiola oso ondo bikain baina obra publikoan orokortua dagoen iruzur horri ere aurre egin behar zaio edo ez duzue ikusten

edo hobeto esanda zuek zarete iruzurgileak zuek zarete

mekanismoak jarri mekanismoak euskal sektore publikoan kontratista diren enpresentzat lan egiten duten

beharginei eragiten dieten hainbat arazori aurre egiteko aplikagarriak diren baldintzen ziurgabetasunari aurre egiteko enpleguaren ez egonkortasunari aurre egiteko eta horretarako hainbat neurri bideratu daitezke hainbat neurri lizitazio prezioak nahikoa

txertatzea gutxienezko sektoreko eremu txikieneko

probintzialeko baldintzak errespetatzeko azpi kontratazioa arautzea mugatzea langileak subrogatzea

ditzakezue esleipenak bideratzerako orduan legeak definitzerako orduan arauak egiterako orduan eta eskatzen dizuguna da

ausardia beste aldera ez begiratzeko joateko bisitatzeko obrak ikuskatzeko

baina prekarietatea ez legeztatu eskerrik asko ubera anderea san josé andrea

eskerrik asko san josé anderea gai zerrenda agortu denez ez osoko bilkurari amaiera